arratsalde on gai zerrendako seigarren puntua

lan eskaintza publiko baten bitartez eitbn lanpostuak ezabatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda unzalu jauna zurea da hitza ekimena

eta ongi etorriak izan zaitezte eusko irratiko langile batzordekideak euskal sozialistok

aurkeztu dugu nahi dugulako eitbko administrazio kontseiluak

apirilaren hogeita bederatzian onartu zuen eusko irratirako lan enplegurako deialdia pedimos

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

arratsaldeon ongi etorriak eusko irratiako langileak gaur guk hemen defendatuko dugun posizioarekin nahiz eta bat ez etorri ulertzen dugu beraien ezinegona eta beraien kezka

eh bilduk prozesu guzti honetan mantendu izan dituen

ez dugula ulertzen inondik inora ekimen honen izatekoa bera ez dugu ulertzen eta esango dizut zergatik bat bi mila bederatzian

buru orain mahai gainean dagoen prozesu beretsua termino beretsuetan elebitasunarena kenduta zuek

zenuten berdina bi bi mila hamalauko aurrekontuetarako zuzendaritzak

plantilla presupuestarioan planteatzen zuen hogeita hemeretzi lanpostutako amortizazioa hogeita hemeretzi lanposturen

zuek leku honetan bertan aurrekontu horri baiezkoa esan

gero badirudi mendia andrea aterako dela erantzutera eta hiru enplegu deialdi publikoa gaur hemen hizpide duguna ez da hemen erabakitzen erabakitzen da

eta leku hartan zuek ez zenioten ezezkorik esan

ez zenuen ope honen kontrako bozkarik eman

zuen legez bestekoan administrazio kontseiluak atzera bota dezala aukera hori egon zen apirilaren hogeita bederatzian eta zuk idoia mendia andereak ez zenuten ezezkorik bozkatu

guzti hau sartu gabe zuen legez bestekoaren justifikazioan agertzen diren hainbat eta hainbat ez dakit nola izendatu oker akats

utzita euskal herria bildurentzat adostu den akordioa ez daukagu dudarik ez da onena ez da onena zergatik batez ere etorri delako

egin den pertsonal politika negargarri batek baldintzatua hau baldintzatu akordio hau zergatik ematen da momentu honetan

halako akordio batzuetara sartzeko norbaitek galdetu beharko luke zergatik heldu gara egoera honetara

euskadi buru batzarreko presidentea jada gure artean ez egotea berak

argipen gehiago eman bailezake eta eman beharko luke

guzti honen erantzule nagusi gisa ortuzar jauna guk momentu honetan kokatzen dugu eta ez bakarrik eusko irratian momentu honetan gertatzen ari denaz

dugu mahai gainean baina eitb osoan halako zerbait gertatzen ari da hitz egin dezakegu gestoreekin gertatzen ari denaz hitz egin dezakegu artista kontratuak dituztenetaz

sortu diren hainbat sateliteetaz satelite horiek kiebra egoeran egoteaz eta kiebra egoeran daudenez laster berriro ere halako eztabaidak

ditugunaz eitb net aipatu dezakegu eitb neten laster momentu honetako eztabaida berbera planteatuko da

urteetan ez bakarrik eusko irratian eitb osoan eraman pertsonal politika negargarri tamalgarri bati urtez urte luzatzen joan dena legealdia joan legealdia etorri inork heldu nahi izan ez diona

eduki arte eta hori da momentu honetan gertatzen ari zaiguna euskal herria bilduk uste du egoera hau baliatu egin behar dela

aipatu dudan politika hori aldatze bidean

egoera irregular bati irtenbidea eman edo betikotu kontratazio irregular horiek sortutako bidegabekeriak

kontratazio irregular bat eman dela kontratazio irregular horrek bidegabekeria batzuk ere sortu ditu

lan poltsa bat badago ope batetik eratorritakoa baina lan poltsa horretako jendea

lana egitetik salbuetsita geratu da berdintasun meritu

printzipioak bete gabe sartu den jende multzo batengatik eta hori ez da beraien errua baina hori ere hala da eta hori ere esan egin behar da orduan

eta hori da euskal herria bilduk prozesu guzti honetan defendatu

lehena kontratazio finko eta ebentuala era

egitea bigarrena irrati guztietan elebitasuna finkatzea guretzat hau oso inportantea da eta mugarria da eta uste dugu hartu den erabakia

izan daitekeela eta hala izatea espero dugu lehen aldia da radio euskadi eta radio vitoriarako euskara ezagutza derrigorrezkoa izango dena

oinarrizko printzipio bat da euskal hedabide publikoetaz ari gara hitz egiten beraz uste dugu eitbko postu guztietarako hala izan behar dela eta behinik behin gure esku

hala izan dadila saiatuko gara eta hirugarren printzipioa

estrukturala zehazten joateko abiapuntu gisa kokatzen dugu akordio hau berrogeita bederatzi lanpostu gehi zortzi

hori abiapuntu eta minimo bezala kokatzen dugu akordio horretan euskal herria bildu jarri duelako baldintza

izan dena bi mila hamaseian prozesua bukatzen denean hasiko gara plantila estrukturala zein izan behar den zehazten eta adosten langileekin administrazio kontseiluko kideekin eta zuzendaritzarekin

zentzu horretan gaur egun era transitorioan

era indefinituan dagoen multzo hori egonkortu egiten da berrogeita hamazazpi kopurutan eta esan bezala

bi mila hamaseitik aurrera kopuru hori handitzeko baldin eta aurretik adostasuna lortzen baldin bada

mérito y capacidad eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

presidente andrea arratsalde on guztioi eta arratsalde on eta ongi etorriak baita ere gure talde

euskaditik etorritako ordezkariei zehazki radio euskadiko lan batzordeko ordezkariei los

zuzenketari buruz badaude aspektu asko gu ados gaudela baina bat badago ordea gure

eitb osoan egoera ezegonkor bihurtu behar direla lanpostu finkoetan hori ez da gure

ez eta komunikabide ikus entzunezko edo multimedia diren komunikabide publiko hainbat eta hainbatetan nik uste pertsonalgo eta ebentualik ez izango du eta ez dut ezergatik esaten baina kubako irrati telebista baina al jazeerak ere horrek ez dauka lasai ez da horregatik baina kubako irrati telebista ez da gure eredua eta nahiz

badago betiere plantillaren zati bat

kudeatu ahal izan behar dela bestela

irrati telebistaren jarduera esparru pribatu batetan ibiltzen dela eta gauzak lehen plantilla estrukturalari buruz nion bezala gauzak aldatzen joaten direla eta hori

berriro ere ekarriko dut hona surio jaunak esaten zuena eta guzti hau esplikatzerakoan nire

etcétera eskerrik asko uribe etxebarria jauna

pero también con rigor muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna mistoa ez du hitzik hartu behar talde popularreko ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

asuman ustedes los errores nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jauna zurea da hitza

guk gure legez bestekoan enplegu ebentualik kontenplatzen ez dugunik agian trikimailu bat izan da

astea joan astea etorri ateratzen dena eta agian igual beharko zenukeen horretara jotzea kuba

llanos andreari esan behar diodana da

eta lehen ere esan dut radio euskadin eta radio vitorian lehen aldiz eskatzen da

eta hori da guretzat enplegu deialdi publiko honetan zerbait lortu baldin bada

kontratazioen gainetik eta enpleguaren gainetik jartzen dugunik

kokatzen ditugu kontua da hemen urteetan zehar

azpibaloratu egin dela eta hori hala da eta badakigu eitbn gaur egunean daude kazetariak eta kazetariak ez direnak euskera ez dakitenak eta guretzat hori da

onartezina dena lehen ere esan dut euskal hedabide publikoa

guretzat eta aurrerantzean ere hala defendituko dugu gure

derrigorrezko baldintza izan beharko da beste alde batetik ez da ere bat ez da ere bat usten dugu enplegua egonkortu egiten dela eta beste alde batetik momentu konkreturen batean egon daitezkeen beste intentzio batzuei zeren intentzio horiek beste leku batzuetan eitbn

administrazioak barne biltzen dituen beste esparruetan legealdi honetan behin eta berriz ikusten ari gara beraz guretzat akordio honek lehenik eta behin abiapuntu gisa berrogeita bederatzi lanpostuetan gehi zortzi kontratu erreleboetan enplegua egonkortu egiten du eta prozesu hau bukatu bezain laster

konpromiso bat dago ikusiko dugu betetzen den eta guk gure ahalegin guztiak egingo ditugu hala izan dadin konpromiso bat dago

behingoz zeren hemen daukagun beste arazo bat hori da

ez dut adjektiborik jarriko hau izan dela bakoitzak nahi duena egiten duen etxe bat eta hemen egon direla sarbideak egon direla kontratazioak egon direla laguntxoei mesedeak ba agintariek nahi haina orduan behingoz hemen

bat zuzendaritzaren aldetik eitb osoan baina ez eitb osoan baizik eta eitbko enpresa bakoitzean plantila estrukturala izan behar denaren definizio zehatzak eta uste dugu konpromiso hori

oraingo honetan jaso egiten dela eta horrek nolabaiteko eremu bat aukera bat

guztioi baita langileei ere eztabaidatzeko adosteko borrokatzeko eitbko

izan behar denaz bukatzeko esan nahi dut prozesu guzti honetan mantendu izan dugun posizioa

aurkeztu dugula hiru ardatzen baitan eta berriro ere errepikatuko ditut zeintzuk diren ardatz horiek

kontratazio guztiak era objektibo eta gardenaz berdintasunean bigarrenez euskara oinarrizko printzipioa

euskaraz egin behar delako horrek atzean sustrai eta oinarri sendoagoak atze handiago bat du bere baitan eta

lanpostuen erregularizazio eta egonkortzea momentu honetan egoera transitorio irregular batean zeuden

berrogeita hamazazpi egonkortu egiten direlako besterik
gabe eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna eta amaitzeko uribe etxebarriak jaunak dauka

eskerrik asko urruzuno jauna zuk zure testuan erabiltzen duzu egoera ezegonkorra eta

jon salaberria jon salaberria parlamentaria ez dut uste

amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bai

bale bozkatuko dugu batgarrena puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bost bai berrogeita zortzi ez bat abstentzio

ez da onartu jarraian bigarrena eta hirugarrena puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita sei bai berrogeita zortzi ez ondorioz

jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hamar bai hirurogeita lau ez ondorioz mistoa upydren osoko zuzenketa ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

euskal talde popularraren osoko zuzenketa ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi bai berrogeita zazpi ez ondorioz

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena langabetuen ekintzailetza

babesteko laguntzak berehala ordaintzeari buruz eztabaida

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria

barkatu eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok aurreko legealdian

enpresa txikien aldeko ekimen bat lege bat hain zuzen ere aurrera atera zen eta lege horren helburuak ekintzaileen jarduerei errekonozimentu soziala zen alde batetik

enpresarialak sustatzea eta proposamen zehatzak ere
bideratzea ere ekintzaileentzat isiltasuna mesedez jarraitu bai eskerrik asko
alde popularrean

lege proposamen hori azkenean aprobatu zena legebiltzar honetan ekintzaileak

en euskadi pentsatzen dugu hitzetik ekintzetara pasa behar dugula eta bereziki gobernu honek

hamabostean batzordean hain zuzen ere ekintzaileei buruzko plana aurkeztu zen

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eta arratsaldeon denoi

popularrak eztabaidara ekarri digun gaia lotuta dago enplegua sortzeko eusko jaurlaritzaren enplegu planetik bideratzen den dirulaguntzekin dakizuenez eh bildu oso kritikoa izan da enplegu plan horiekin

aipatzen den programarekin eh bildutik argi adierazi dugu programa horiek ez datozela bat gure ereduarekin uste dugulako eskualdeko planak bere orokortasunean diseinatu behar direla

planetan oinarritutako plangintzak izan behar direla alegia eta esan dudan bezala bere orokortasunean landu behar direla lurralde antolamenduaren ezaugarriarekin eskualde bakoitzeko ezaugarri eta beharrak kontutan hartzen

gure zuzenketa erakunde arteko ekintzailetasun planaren aurkezpenean

ildo beretik zihoan ebazpen bat sartu genuen eta

espero dugu ebazpen hura betetzea eta hemendik aurrera ekintzailetasuna sustatzeko laguntzak oro har eta zehazki ekintzailetasunerako dirulaguntzak kontuan hartuko den baldintza izatea hala ere eta

proposamenera bueltatuz talde proposatzaileak adierazi duen bezala dirulaguntza horiek berandu heldu dira

sustatzeari dagokienean eta baita kontratazioak sustatzeko dirulaguntzak

ere eta esan dudan bezala programa horrek erregulatzen duen

ez gatoz bat batez ere azken horiek kontratazioak

aldi baterako kontratuak sustatzen dituztelako

behintzat dagoena aldatu arte dagoen dirulaguntza apurra epeetan bideratu behar dela aurreko bozeramaileak azaldu duen bezala badakigu jada zati bat ordainduta dagoela

justifikaziorako epea luzatu dela eta orain sortzen zaigun zalantza da

hamairukoa itxi arte itxarongo den ala ez susmoa dugu

eman gabe geratzeko arriskua dagoela ikusten dugun erdibideko

proposamenean gai horri heltzen zaiola eta bi mila hamalaueko erresoluzioa lehenbailehen argitaratzea eskatzen du

berriro ere errepikatuko nahiko genuke guretzako garrantzitsua delako baldintzak errebisatzea ezinbestekoa dela

eskualdeko planei lotuta dagoenez eta gure ustez plan horiek plan estrategikoak edo epe luzeko iraupeneko izan behar direnez

izan ordez deialdi irekiak edo gutxienez

deialdian izan beharko liratekeela gehiegi zailtzen zaie bestela ekintzaileei jarduerak martxan jartzeko aukera askotan era fortzatu batean abian jartzen dute proiektu

bat da langabezian egon behar izatea programa horretan partehartzeko baldintza dela eta hau ekintzailetasun

eskerrik asko zulaika andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

eskerrik asko itxaso jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan mistoak ez du hitzik hartzeko asmorik euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

legebiltzarkideok arratsalde on euzko abertzaleak taldeak ez zion zuzenketarik aurkeztu eztabaidatzen ari garen ekimen honi ados gaudelako

ekimenarekin talde popularraren legez besteko proposamenak lanbideri eskatzen dio langabetuen ekintzailetza babesteko laguntzak ordaintzea eskakizunaren oinarria lanbideren administrazio kontseiluak bi mila hamairuko urriaren zortzian onartutako akordioetan datza

akordio horien bidez alde batetik enpresa txiki eta ertainak sortzea sustatzeko diru laguntzen deialdia onartzea erabaki zen eta bestetik enpresa ideia berriak sustatzen dituzten pertsonentzako laguntzen deialdiak onartu zen

urriak hamazazpiko lanbideren zuzendari nagusiaren ebazpen bitan gauzatu egin ziren eta hurrengo eguneko euskal herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu

ezin izan ziren diru laguntzak iaz ordaindu baina ekimena aurkeztu zenerako

datu zehatzak emango dizkizut garrido andrea deialdiak ebatsita honako zenbakiak ditugu nuevas ideas empresariales se apoya

beraz amaitzeko argi eta garbi gelditzen da dirulaguntzak martxan daudela ideiei dagokien dirulaguntzak bere osotasunean eusko jaurlaritzak ordaindu egin zituen erakunde kolaboratzaileei apirilaren hamaikaan eta hamalau bitartean eurak lan egiten duten banketxeen arabera

jarduera ekonomikoan alta eman direla konprobatu ondoren epea

beste ehuneko berrogeita hamara kobratuko dute bi ordaindutakoa bi mila hamairuko aurrekontuen kontra doa nahiz eta bi mila hamalauean ordaindu egin diren eta hiru

beste taldeen zuzenketei buruz hitz egingo dut orain eh bildukoa

gobernuaren plan ezberdinetan kontutan edukitzen direlako bailara edo eskualdeen beharrizan eta ezaugarri zehatzak beharrizan gehien dituztenak bultzatzeko

itxaso jauna hori guretzat txapuza hutsa baita eta hau da

ppko eta bilduko ordezkariei pribatuan esan diet ere prest geundela euren ekimenak babesteko ados geundelako funtsean baina

eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandara pasatuz garrido andrea zurea da hitza

zurea da hitza zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

parte de los puntos de esta enmienda besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea itxaso jauna zurea da hitza

que puede beneficiar nada más eskerrik asko itxaso jauna eta amaitzeko arregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko arregi andrea bozketara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bale ba bozkatuko dugu lehenengoa hirugarrena laugarrena bosgarrena eta seigarren puntuak bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira puntu guzti horiek jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzio ondorioz bigarren puntua ez da onartu

eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak bere baitan lan egiten

talde artekoak onetsi eta bere egiten du bi mila hamalaueko apirilaren hogeita bostean estocolmon egindako populazio eta garapenari buruzko nazioarteko konferentziaren

urtetik harago inplementatzeari buruzko konferentzia parlamentarioan onetsitako adierazpena aitortzen du beharrezkoa dela erabat aplikatzen ekintza programa eta hura gauzatzen jarraitzeko oinarrizko neurriak

bereak egiten ditu berrikuspen horrek konklusioak eta gomendioak hauen artean

gazteriari giza eskubideei eta emakumeen osasunari buruzko mundu bilera tematikoak eta aitorturik baita ere berrikuspen erregionalen emaitzak

legebiltzar honek azpimarratzen du garrantzitsua dela populazio eta garapenari buruzko nazioarteko konferentziaren ekintza programaren aplikazioa sustatzea

urterik harago oinarritzat hartuz berrikuspenaren konklusioak eta gomendioak horien artean

horregatik guztiagatik eusko legebiltzarrak bat onetsi egiten du populazio eta garapenari buruzko bi mila laueko

buruzko konferentzia parlamentarioan onetsitako adierazpenean jasotzen diren puntuak eta konpromezua hartzen du puntu horiek betetze aldera